espainiako ministroen kontseiluan onartutako herritarren segurtasuna babesteko legearen aurreproiektuari buruz eztabaida eta behin betiko

legebiltzarkideok arratsalde on euskal herria bildun giza eskubide eta askatasun publikoetan oinarrituetako

eta herritarron segurtasuna babesteko aitzakiaz giza eskubideak urratzen duenak ez du askatasunean oinarritutako gizarte ereduan sinesten ez euskal herrian

eta honek ezinbestean eramaten gaitu alderdi popularrak abiatutako azkeneko kazikadaz hitz egitera haiek deitutako ley de seguridad ciudadana baina gizartearen gehiengoa

ley mordaza edo ley de represión ciudadana izendatua eta segurtasun kolektiboa herritarron mesederako izan behar duela inoiz ez bere kontra egiteko ikuspegi horretatik jorratzen dugu gaur gaia ikuspegi prebentibo eta giza eskubideetan zurruntasunez oinarrituta

zuen ahotsak bete egiten direnean justiziaren erabakiak errespetatzen dituzuela esaten duzuenean gainera eta hona hemen horren adibide argia duela gutxi

eta gaur gaurkoz denok dakigu epai honen epailea karrera judizialetik baztertua izan dela beste asko bezala hori da zuen erabaki judizialekiko errespetua

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

votaremos nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andreak dauka hitza

isiltasuna mesedez bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

euzko abertzaleak taldeak balorazio negatiboa egiten dio

segurtasunerako legearen aurreproiektua ministroen kontseiluak azaroaren hogeian onartu zuena horregatik sinatu dugu

erdibideko zuzenketa izan ere talka egiten dute bere edukiek

eta printzipio horiek beharrezkoak dira herritarren elkarbizitza aske eta demokratikorako

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar euskal talde sozialistaren ordezkaria gallastegui andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jauna zurea da hitza sí eskerrik asko

zorrilla jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita bat ez

zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua

kutsadura elektromagnetikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda rojo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko rojo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

arratsalde on guztioi eta arratsalde on ere eztabaida hau ikusten etorri diren herritar guztioi askotan

eta hainbat eztabaida antzuak entzuten ditudanean ematen du

balio legebiltzar honek eta ezertarako ez duela

ematen du errotonda baten sartuta gaudela eta beti bueltaka eta bueltaka gai berdinaren inguruan

gai batzuk non perspektiba batekin ikusi dezakegun batzutan ematen diren

baliagarriak direla eta hau da kasu bat uste dut azken hiru urtetan lau urtetan behar bada honen inguruan hiru eztabaida eduki ditugu

urratsak eman eman dira eta gaur guretzako beste urrats bat ematen da ikusi behar dugu urratsa hau eman ondoren zein den gobernuaren eusko jaurlaritzaren jarrera eta

ala ez baina ematen diren urratsak ez dira soilik ganbera honetan

kasu honetan argi dago kalean hainbat ikastetxetan hainbat auzotan egon diren herritarren aldarrikapenak bere fruituak eman dutela gogoratu behar ditu

hemen ibaiondoko guraso elkarteen aldarrikapenak eta jarrerak eskola kontseiluen kideen ere jarrera era berean bilboko solokoetxeko eskolako bai guraso elkarteen

jarrera edo lezoko eskola kontseiluko jarrera edo gai honetaz diharduten hainbat elkarteen jarrera eta auzo elkarteen

euren aldarrikapenak edo hein batean behintzat entzun egin direlako aukera daukagu gaur legezbesteko proposamen hau hemen onartzeko aukera hori zabaltzen gaia kokatzen saiatuko naiz lehenengo eta behin

bi mila bateko araudi bat daukagu momentu honetan indarrean errege dekretu bat

ezartzen zituena mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzian

egindako ebazpen batetan jasota zeuena jasotzen zuena eta araudi bihurtu zuena baina gerora hainbat ebazpen egon dira europa mailan bai bi mila zortzi eta bi mila bederatzigarrena urtean

gehiengo zabal batek eta gero europako kontseiluak ahobatez ere laburbilduta ebazpen horiek esaten zutena zen mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzian ezarritako

eragin mailak zaharkituta daudela bere garaian ondorio edo eragin termikoak neurtzen zirela eta horren ondorioz jarri ziren

baina horretaz gain badaudela hainbat txosten zientifiko aipamen berezi bat egiten zen bioiniziatiba ikerketari

edo zientifiko kasu honetan aztertzen zuen azterketa horri esateko

sortzen direla uhin elektromagnetikoen ondorioz argi dagoena da momentu honetan

superado eta horren aurrean ebidentzia horien aurrean politikatik zer beste alde batera begiratu

ez bata ez bestea politikan gutxitan aplikatzen den printzipio bat aplikatu zuhurtzia edo prekauzio printzipioa aplikatu irakurri

ere baina ekimena hartu ere hori da zuhurtzia printzipiok esaten duena ekimena

ondorioak jasanezinak izango direlako arriskuak sortzen direnean

erabakiak hartu behar dira hori da zuhurtzia printzipioaren laburpena arriskuak sortzen direnean horiek saihesteko erabakiak hartu

horretarako gaude eta gai honetan arriskuak egon badaude eta zelan aplikatzen da praktikan zuhurtzia printzipio kasu honetan guk oso argi daukagu

esaten zuena zuhurtzia printzipioa erabili behar da balorazio zientifikoak ezin duenean zehazki ezarri zein den benetako arriskua

eta bereziki kalte berak diren gazteak eta umeak eragindako giza kostuak eta kostu ekonomikoak ikaragarriak izan daitezke

oharpenei kasu egiten ez bazaie hori da teorian eta europako kontseiluak

momentu honetan non adostasun zientifikoa ez dagoenean zeintzuk diren ondorioak badaudela bai esaten digute baina

ez balore bat ematen digu edo eremu elektromagnetikoen

mikrobatio zentimetro karratuko hori da europako kontseiluak gomendatzen duen neurria edo arrisku maila momentu honetan estatuan

dago eragin maila laurehun eta berrogei

zergatik lau mila bostehun bider gehiago gehitu arriskua posible baldin bada

gutxitzea edo murriztea arrisku hori zero koma bateko neurriarekin

estaldura badagoela enpresak estaldura eskaini ahal dutela bezeroei

arriskua milaka bider gehiago murriztea hori da zuhurtzia printzipioa aplikatzea politikan eta hori da

digutena europatik eta hori da guk hemen gaur aldarrikatzen duguna horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu

testua baina bereziki bigarren puntuan non estatuari behin esanda eurek dutelako

konpetentziak eurek ez badute legedia garatzen guk hemen ditugun

konpetentziekin eta baditugu konpetentziak

deituta direnak ingurumen arloan osasuna babesterako arloan aplika

eta lege bat egin dezagun arrisku hori jaisteko eta zuhurtzia printzipioa

aplikatzeko eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi yo también quisiera a

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upydk maneiro jauna zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euskal talde popularrak den ordezkaria maroto jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jauna dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna eztabaida amaituta
botoetara jarriko dugu euskal sozialistak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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamabi

mesedez kartel hori erretiratu egidazue mesedez eskerrik asko

bi deklarazio instituzional ditugu eta irakurri egingo ditut

biodibertsitate kartari buruzko adierazpen instituzionala lurreko bizitza aniztasun zabala da biodibertsitatea

berezi egiten duen hori da biodibertsitatea da gizakia lurrean egon ahal izateko oinarria ondasun naturala eta kulturala da

gainera pertsonak biodibertsitateari lotuta gaude kulturalki eta emozionalki bizi kalitatea eta ongizatea dakarkigu eta zentzua ematen dio gure bizitzari biodibertsitatea galtzen ari da izugarrizko erritmoan ez dago erritmo horren

lurraren historian horren sorburuak ez dira desagertuko eta arinduko datozen hamarkadetan baldin eta ez badira premiazko neurri ausartak

garapen eta kontsumo ereduak aldatzen bereziki baliabide gehien kontsumitzen dituzten gizarteetan bestalde biodibertsitatea mantentzea bateragarria izan behar da garapen sozial eta ekonomikoarekin are gehiago mundu mailako krisi testu inguruan aukera bat da garapen jasangarrirantz

gure konpromisoa adierazten dugu biodibertsitatearen kontserbazioarekin horretarako gure eguneroko jardueran txertatuko dugu kontsumoan eta etengabeko

gizarte eredua aldatzeko gutunean jasotako helburuak gure jardueraren bidez jarraitzea onartzen dugu eta horiek izenpetu eta erroldatu dugun dokumentuan daude adierazita adierazpen instituzionala fagor

taldeko konfort alorra babesteari buruz fagor elektrotresnak taldea administrazio konkursaleko eta jardueraren likidazio fasean sartu zenetik

fagor etxetresnak taldeko konfort alorraren industria jarduera salbatzeko aukera dagoela bere errentagarritasunari eusteko

beraz denbora guzti honetan zehar bizi duten egoera salatzeaz gain bazkide langileek erakunde guztiei eskatu diete beren jarrera azaltzeko eta irtenbide bideragarri bat bilatzen laguntzeko hartara fagor

erortzeak eragin duen lanpostuen eta industria ehunaren galera hein batean bederen gutxitzeko

el parlamento vasco bat bere solidaritatea adierazten die kaltetutako langileei eta bere babesa adierazten die

elektrotresnak taldeko konfort alorreko industria jarduera babesteko egindako ahaleginagatik bi

era aktibo eta koordinatuan babesteko bestela edesa sozietate kooperatiboko bazkide langileek fagor elektrotresnak taldeko konfort

beharrezkoa bada hobekuntzak eginez hiru